egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu mesedez bakoitza zuen eserlekuetan eseri istripuan hil direnen oroimenez

gai zerrendarekin hasi aurretik esan

jakinarazten dizuet ere lur etxeberria legebiltzarkideak laster ama izango denez bere botoa delegatua duela urruzuno urresti jaunaren pertsonan eta

duela gai zerrendako lehenengo puntua ogasun eta aurrekontu batzordearen irizpena euskadiko ogasun nagusiaren

legegintza dekretua aldatzeko lege proposamenaren gainean egindakoa eztabaida eta behin betiko ebazpena batzordeko kideren batek irizpena azaldu nahi du

eta ez da zuzenketarik gorde horretaz erreglamenduko ehun eta berrogeita bat puntu bi artikuluari jarraituz irizpen osoa bozkatuko dugu zuzenean

argia eta dena daukazue bai

zuk jone beno ba bozketa egingo degu eta etorri daitezela

ez dabil ez beno ba jone

txartelarekin arazoren bat dago zure botoa kontatuko da eta etorri daitezela konpontzera bozketara jarriko dugu bozkatu dezakegu

hirurogeita hiru eman dugu bozka hirurogeita lau aho batez onartu da eta joneren botoa ere aldekoa beraz onetsita gelditzen da euskadiko ogasun nagusiaren

legearen testu bategina onartzen duen azaroaren hamaikako bat barra mila bederatziehun eta laurogeita hamazazpi legegintza dekretua aldatzeko legea jarraian

upyd maneiro jauna ez du hitzik hartu behar pp koa anton danborenea zurea da hitza

aber mesedez kartel horiek jaitsi mesedez mesedez kartel horiek jaitsi mesedez kartelak jaitsi edo kanpora

mesedez kanpora denok mesedez kanpora denok denak kanpora

eskerrik asko damborenea jauna prieto jauna zurea da hitza

muchas gracias eskerrik asko prieto jauna

gai zerrendako bigarrena beste baterako utzi denez ai gorospe zurea da hitza

gurea ere laburra izango da legebiltzarburu andrea egun on
guztioi talde mesedez mesedez isiltasuna aber mesedez ekimena aurkeztu duen taldeak esan duen moduan bakarrik euzko abertzaleak legebiltzar taldearen izenean

jaurlaritzak lege proposamena aintzat hartzekoaren aldeko iritzia onartu eban gobernu kontseiluan jaurlaritzaren akordio proposamenean esaten zen ekimen honen helburua gaindituta dagoala dagoeneko jasota dagoalako

jasota dauden neurrietan eta euskal administrazioari buruzko lege proiektuan gaur egun

ezberdinak aurkeztu ditugun zuzenketa guztiak eta lege proposamena kontutan izanda egin genuen irizpen hau eta gure taldearen konpromisoa argia eta sendoa da gardentasuna eta informazio publikoarekiko eta ekimen hau aurrerapauso nabarmena ez bada ere

eta zoriontzen gara adostasun hori lortzeagatik eskerrik asko eskerrik asko gorospe andrea gai zerrendako

puntua lehenbailehen eztabaidatzeko euzko abertzaleak egindako legez besteko proposamena dibidendu digitalari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda

bai eskerrik asko presidente andrea lehendakari sailburuak legebiltzarkideok egun on guztioi gaur hona ekartzen dugun gaia

da ulertzeko eta agian oraindik zailagoa hemen esplikatzea aditua ez den norbaitentzako

aditua kontu hauetan beraz ahalik eta

sartzea beste alde batetik gaur hemen daukagun arazoa antena kolektiboei soilik dagokiela aipatu nahi nuke eta ez antena indibidualei edo kablea daukaten jendeari azken horiek ez dutelako

kanal berriak jasotzeko lurreko telebista digitala

aspaldiko gaia da espainiar estatuan lehendabiziko telebista digitalak orain dela hamabost urte martxan jarri zirenetik denak dakigu edo batzuk dakite

mugatuta dagoela telebista analogikotik telebista digitalera pasatzeak efizientzia handiagoa sortzen du

esker eta seinaleen konpresioaren bitartez espazio berdinean seinale gehiago pasatzea posible da eta horrela frekuentzi berriak libratzen dira

eta esan dudan bezala ez naiz eztabaida teknikoan sartuko baina bai egin nahi nuke hemengo honen historia edo kronologia labur bat espazio

araututa dago eta bi mila hamarean

erabiltzeko emititzeko ze frekuentzia erabili beste zerbitzu batzuk

ezagutzen dugun bezala eta estatu mailan telebista analogikotik

egin zen migrazioa bi mila hamareko apirilean bukatu zen eta itzalaldi edo apagón analogikoa lortu zen orain dela bost urte hiru hilabete beranduago bi mila hamareko uztailean rodríguez zapatero jaunaren gobernuak

kanal gehigarriak eman zizkien eta nire ustez hau izan zen gaur daukagun arazoaren hasiera zergatik

bi mila hamabian operadore pribatuen errekurtso bat jaso eta gero lizentzia hauek

erabaki zuen auzitegi gorenak bitartean

alderdi popularrak irabazi zituen hauteskunde horiek eta bi mila hamabiko abenduan jada prestatu zuen errege dekretuaren zirriborroa dibidendu digitalaren askapena antolatzeko

dekretu definitiboa nik ez dakit agian bakarra dakiguna da

helegite guztiak aurkeztu eta galdu ondoren bi mila hamalauko maiatzean bederatzi kate kendu behar izan zituztela izugarrizko liskarra sortuz

alderdi popularraren gobernuak orain dela justu sei hilabete

atera zuen espainiar estatuan telebista kanalen banaketaren mapa egiteko eskumena duen bakarra industria ministroa da eta egia esateko ministerioak etbrentzat ezarri duen kanalen aldaketa oso kaltegarria izan da eta jendea anplifikadore berriak jartzea behartu du antena kolektiboetan nik esango nuke

izan litzakeela aldaketa eta kanal onak frekuentzi onak telebista pribatuei aldaketa txarrak kanal txarrak telebista publikoei euskal telebistari barne eitbko

hilabete bat honetaz informatzeko askok eta bere ondorio nagusia

ekipamendu horniketan arazoak dituztela eta ezingo dutela eskari guztiak bete bi mila hamabosteko martxoaren hogeita hamaika baino lehen izan zen

itzaliko direla dibidendu digitalak eragindako kateak

hamar edo hamabi egokitzeko daudela ondorioz kaltetutako hamar milaka etxetan gainontzeko telebista seinaleak mantenduko dituzte

beraz telebista digitalen seinaleak jasotzeko antenen egokitzerako epea bi mila hamabosteko martxoaren hogeita hamaikan amaituko denez espainiako gobernuari

simulcast emisiorako epea beste bi hilabetez luzatu dezala

gipuzkoan eta bizkaian arabak ez dauka arazo berdina antena kolektiboen egokitzea osoa bi lurralde historiko horietan ahalbidetzea da eta horrela etxe guztietan

euskarazko eta gaztelaniazko oinarrizko zerbitzua izanik eskerrik asko

jauna zuzenketarik aurkeztu duten taldeen txandara pasatuz mistoa upyd taldea maneiro jauna zurea da hitza

gracias eskerrik asko maneiro jauna euskal talde popularraren ordezkaria oyarzabal jaunak zurea da hitza

eskerrik asko oyarzabal jauna erantzunen txandara pasatuz eusko abertzaleak taldearen ordezkaria aguirre jauna zurea da hitza perdón perdón

euskal sozialistak taldearen ordezkaria unzalu jauna zurea da hitza

eskerrik asko unzalu jauna orain bai erantzuteko txandan aguirre jauna zurea da hitza

fabricantes de material antenistas etcétera eta besterik ez eskerrik asko guztioi eskerrik asko aguirre jauna mistoa ez du hitzik hartuko

jauna euskal sozialistak taldearen ordezkaria unzalu jauna zurea da hitza

bototara jarriko dugu euzko abertzaleak taldearen legez besteko proposamena bozkatu dezakegu

berrogeita lau bai zortzi ez onartuta geratu da jatorrizko testua jarraitu aurretik esan laugarren puntua beste baterako utzi dela

bertan behera geratu direla gai zerrendako seigarren puntua euskal sozialistak legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena

ekintzailetza eta autoenplegu proiektuetarako erabiltzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda euskal
sozialisten ordezkaria den itxaso jaunak dauka hitza muchas gracias presidenta

nada más y muchas gracias eskerrik asko itxaso jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria oyarzabal jauna zurea da hitza

eskerrik asko oyarzabal jauna mistoa upyd

eskerrik asko mahaiburu andrea lehendakari legebiltzarkideok

jabego moduan ehun eta berrogeita hamar merkataritza lokal hutsik

gehienak babes publikoko etxebizitzen beheko

eskerrik asko eskerrik asko aldaiturriaga jauna

euskal sozialistak itxaso jauna zurea da hitza con su permiso presidenta

eskerrik asko itxaso jauna oyarzabal jaunak ez du hitzik hartu behar

eztabaida amaituta botoetara jarriko dugu euskal sozialistak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

berrogeita hamaika eman dugu bozka berrogeita hamabi

aho batez onartu da erdibideko zuzenketa gai zerrendako zazpigarren puntua eh bildu legebiltzar taldeak egindako

gai zerrendako zortzigarren puntua euskal sozialistak legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena

habilitatzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda euskal sozialistak taldearen ordezkaria den rojo andreak dauka hitza

rojo anderea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria garrido andrea zurea da hitza

eskerrik asko presidente anderea lehendakaria sailburuok legebiltzarkideok

bueno osoko bilkura labur honetan berriro gai

dugu eta alderdi popularraren jarrera nik uste dut nahiko argi dagoela eta aurkeztutako zuzenketan

enmiendas besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko garrido anderea
euzko abertzaleak ez du hitzik hartu behar

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria carro jauna zurea de hitza

lehendakari jauna sailburuak legebiltzarkideok egun on guztioi verán llevamos diecisiete años

eskerrik asko eskerrik asko carro jauna erantzunen txandara pasatuz euskal sozialistak taldearen ordezkaria rojo andrea zurea da hitza

que no han podido pagar las facturas nada más muchas gracias eskerrik asko rojo andrea euskal talde popularraren ordezkaria garrido andrea zurea da hitza

problemas y hay que resolverlos gracias eskerrik asko maneiro jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria carro jauna zurea da hitza

y yo creo que sin más eskerrik asko eskerrik asko carro jauna eztabaida amaitu da eta bozketara pasako gara alderdi popularrak puntuka eskatu du

bozkatzeko ez orduan bozkatuko dugu

euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko zuzenketaren lehenengo puntua bozkatu dezakegu

berrogeita lau bai zortzi abstentzio ondorioz onartuta geratu da lehen puntua jarraian bi eta hiru bozkatuko ditugu bozkatu ditzakegu

aho batez onartu da gai zerrenda agortu denez osoko bilkura